egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu isiltasuna

gai zerrendako lehenengo puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako lege proposamena euskal autonomia erkidegoko barne antolaketa instituzionalari buruz aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena

eztabaidari ekingo diogu lehenengo aldeko txanda bat da zeinek parte hartuko du beste norbaitek alde

bale orduan aldeko txandan

eskerrik asko egun on guztioi gaur lurralde

ganbara honetara dakartzagu nire alderdiaren eskakizun zaharra da baina ezin dugu gehiago atzeratu gure herri egitura birpentsatzeko garaia heldu da gure erakundeak modernizatzeko garaia heldu da

euskal administrazioen eraginkortasuna hobetzeko lurraldeen arteko lankidetza sustatzeko eta hiritarren arteko berdintasuna bermatzeko

euskadiren barne egitura instituzionala modernizatzea berdintasuna eta lurralde kohesioa bermatzea kalitate demokratikoan eta gure erakundeen gardentasunean aurrera egitea eta azkenik gure udalen zerbitzu publikoak mantendu eta hobetzea disipadas

hiritarrek eraginkortasuna eta gardentasuna eskatzen ari dira eta eskakizun honi heldu behar diogu

aukera dugula ziur nago helburu zintzo hauen inguruan gu guztiok

gure hiritarrekin eta herri honen etorkizunarekin arduratsu izateko momentua heldu dela ziur nago estamos convencidos

eskerrik asko eskerrik asko mendia anderea

bilatu behar ditu gaur egun existitzen diren bikoiztasunak eliminatu gobernuaren eta diputazioen arteko eskumen banaketa berritu eta argitu herritarren artean dauden tratu diferentziak txikitu eliminatu beharrezkoa ez den gastua eliminatu euskadi modernizatu euskal herritarrei zerbitzu publiko hobeak

insuficiente en la buena dirección gracias eskerrik asko maneiro jauna kontrako txandara pasatuz

llanos andrea alderdi popularraren ordezkaria den llanos andreak dauka hitza

eskerrik asko llanos andrea erantzunen txandara pasatuz euskal sozialistak

llanos andrea eztabaida amaitu denez

lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

ondorioz aintzat hartzen da lege proposamena jarraian boto azalpena egingo dugu

lege proposamenari alegia barne antolaketa instituzionalari buruzko legeari

eh bilduk baietz esan dio eztabaidari baietz esan dio eztabaidari atea zabaltzeari hori bai baiezko hori ez da soilik

baiezko hori ez da soilik eztabaida hori legebiltzar honetara mugatu nahi dugulako guretzako bada garaia gure antolaketa instituzionala berraztertzeko eta berrasmatzeko baina ez autogobernuaren baitan gure

baizik eta erabateko burujabetzaren baitan gure antolaketa instituzionala zein izan behar den diseinatzen hasteko barne antolaketaz jarduteaz baino

jardun nahi dugu eta guzti hori herritarrei erabakitzeko eskubidea aitortuz

orain dela hogeita hamabi urte garai hartan autonomia elkarte osoko erakundeen eta kondaira lurraldeen arteko harremanei buruzko legea deitzen zenaren eztabaidan

herri baten erakundeak bere historia bezala ez dira egun batean egiten aurrera egiten dute eta egunean egunean esperientziarekin batera aldakuntza jaso ahal eta behar dute eta herri baten historiaren erlojua bere erakundeak petrifikatuz gelditu nahi izatea eta erakunde horiek inguratzen duten politika eta gizarte egoeratik urrun dauden buru hausnarketak direla eta

are gogo ikonoklasta batez ez ikusi egitea bezain txarra izan daitezke garai hartan gure barne antolaketa arautzen zuen lege bat beharrezkoa zen herritarren beharrizanei erantzun eraginkor bat eman ahal izateko hogeita hamabi urte beranduago batzuk

baina euskal herria bildurentzat gaur egun herritarrek pairatzen duten arazoei erantzun eraginkor bat eman ahal izateko beharrezkoa da ere estatu espainolarekin daukagun antolaketa eredua berraztertzea eta eredu politiko eta sozio ekonomiko berri bat

tresna guztiak guzti guztiak gure eskuetan behar ditugu hori baita guretzako inguratzen gaituen politika eta gizarte egoeratik gertu egotea

lege proposamena aipatuz udalek finantzen euskal kontseiluan eragiten dieten gaietan ahotsa

garrantzitsua izan daiteke alderdi sozialistak lege proposamenean proposatzen duen bezalaxe hori garrantzitsua izanez

kontseilu horretan erabakiak hartzen direnean gaur egun ez dauzkagun erabateko zerga ahalmenarekin

hartu ahal izatea beraz zuek proposatzen duzuen edo alderdi sozialistak gaur proposatzen zuen eztabaida ondo

izan daiteke suposatzen dugulako proposatzaileek proposamena egiten dutela barne antolaketa instituzional eraginkor bat herritarrei eskaintzeko eta hori ez da soilik lortzen gaur egungo lurralde historikoen

hori ondo etorriko da eztabaida hori ondo etorriko da baina helburu osoa lortu ahal izateko kanpo antolaketaren inguruan alegia estatu espainolarekin euskal herritik nahi dugun antolaketa ereduaren inguruan eztabaida piztea ezinbesteko deritzogu beraz eztabaida ad intra bai baina ahaztu barik beharrezkoa dela eztabaida ad

eta eztabaida zabaltzeaz ari garenean ezin dugu ahaztu gaur egungo egoera politiko sozialean

parlamentu honen lau hormen barruan herritarrak partaide egin behar ditugula

orain dela hogeita hamasei urte onartu zenean herritarrek

gure historiaren erlojua eguneratu nahi badugu berrespen eskubidea erabakitze eskubidea bihurtu behar dugu bukatzeko gaur bai esan diogu gure antolaketa instituzionalaren eztabaidari ateak zabaltzeari laster bi mila hamaseiko

aukera izango dugu ea gaur eh bilduk eduki duen jarrera berdina beste talde batzuek duten que el debate sobre la ley de territorios históricos

organización con el exterior eskerrik asko maeztu jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den zorrilla jauna zurea da hitza

lehendakari jauna sailburu jauna legebiltzarkideok egun on guztioi

duzuenez euzko abertzaleak legebiltzar taldeak aintzat hartzearen aldeko botoa

izan ere jaurlaritzak adierazitako irizpidea bezala eta gure taldeak

behin baino gehiagotan adierazi duen bezala ez daukagu inongo arazorik gai honi heltzeko

ez diogu uko egiten legebiltzarrak gogoeta sakon bat ekiteari euskal autonomia erkidegoaren antolakuntza instituzionalari buruz

eta bukatzeko jarrera bera espero dugu sakoneko beste erreforma instituzional batzuk planteatzen direnean eta hortaz espero dugu ados egon gabe ere eztabaida
eta adostasun bilaketa ahalbidetuko dela besterik ez eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna

gai zerrendako bigarren puntua mozioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua etxebizitza kooperatibak lehenbailehen arautu beharrari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamen egin duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria den

eskerrik asko barrio jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den urrutia jauna zurea da hitza

sailburu jauna legebiltzarkideok egun on denoi

euskal herrian kooperatibismoaren fenomenoa euskal herriak bere historian zehar hainbat jarduera ekonomiko garatu ditu kooperazio erregimenean

har genitzake auzolanak edo nekazal lanetara lotuagoko lorrak arrantzale kofradia

euskal jarduera ekonomiko tradizionaletan bihurtu zirenak iraultza industrialaren etorrerak nabarmen murriztu zituen praktika eta instituzio hauen garrantzia aldi berean

hala nola bilboko eskualdean goiztiar agertu ziren kontsumo kooperatibak edo baita alfa eibartarra bezalako ekoizpen industrialeko kooperatibak ere

mila bederatziehun eta hogeita hamaseieko gerra zibilaren hasierak bertan behera utziaraziko esperientzia guzti hauek

arrasaten sorturiko eredu kooperatiboan oinarritzen da ingurune

eta berebiziko elementu garrantzitsu bat legez euskadiko errealitate sozio ekonomikoan islatzen dena mugimendu honen ernamuina osatzen duen errealitate xumea euskal ekonomiaren osagarri erabakigarri batean eraldatuz

eta merkatuko sistema ekonomikoaren zuzentzailetzat hartua izan daitekeena bere mozkinak aipatu mugimendu zein oro har gizarteko kideen alderdi bikoitzean

merkatal legedi orokorrarekin bat kooperatiben arloan gernikako estatutuak hamar puntu hogeita hiru artikuluan euskal autonomia erkidegoari eskumen osoa aitortu ondoren ganbara honetako hamar

kooperatiben sustapen eta babesa izan dute helburuetariko bat aintzat hartuz beti mugimendu kooperatiboaren berezitasun eta garrantzia eta horrexegatik hain zuzen ere une oro hogeita hamabost urte hauetan

sortzen edukitzen saiatu gara horrela

nazioarteko aliantza kooperatiboak aldarrikaturiko printzipio kooperatiboekiko ondoriozko erregulazioaren fideltasun osoa eta euskadiko mugimendu kooperatiboaren sustapen eta defentsa autonomia kooperatiboa sendotuz eta zegoeneko

baita formula esperimentalen bilakaerari ere aterik ez ixten ahaleginduz

otsailaren hamaikakoak gerora perfekzionatze garrantzitsu eta ukaezina suposatu zuen legedi kooperatiboaren prozesu berritzaile oso bat estatuan

eta horrekin batera sozietate kooperatiboen erregulazio tekniko eta gaurkotu batentzat derrigorrezko erreferentzia suertatzen zen europar elkarte ekonomikoko direktibetara moldatze aldera oro har merkatal eta bereziki sozietateen zuzenbidearen aldaketa sakon bat gertatu zenean eta halaber gure kooperatibismoa bere errealitateen barne eboluzioak zein merkatu gero eta lehiakor eta zorrotzago baten exigentziei premiazko erantzunen bilaketarekin aberastean

eta horren ondorio da gaur oraindik indarrean dagoen euskadiko kooperatiben lau barra mila bederatziehun eta laurogeita hamairu legea ekainaren hogeita laukoa egun ordea iragana orainaldia eta etorkizuna lotuta doazelako egun ordea

besteak beste testu araugile bakar batean hainbat aldaketa bateratu eta integratzea enpresa egiteko alternatiba demokratiko eta solidario bezala sozietate mota honetako eraginkortasun eta balioaren oinarrizko gaiak argitzea adibidez zor sozialengatiko bazkideen erantzukizunen kasuak

ahalbidetzeko ez ezik baita bermatzeko ere bere egokitzapena erregimen organiko eta funtzional kooperatiboari kasuko etxebizitza eta garraio kooperatibak halaber kooperatiba arloari dagokionez egungo ingurune juridiko

bere interes sozialeko kontsiderazioa zilegiztatzen duen sozietate hauen nortasunaren berezitasuna identifikatu sustatu eta bermatuz sozietate moduan

eboluzio etengabe eta azkarrean aldatzen diren sozietateen ildo nagusien txertaketa egin beharrean gaude esate baterako gobernu korporatiboen erregulazioaren kasua zenbait alorren autoerregulazioa ahalbidetu beharra ikusten dugu

mugimendu kooperatibo beraren barnean eta arauaren koherentzia eta bere interpretazio eta aplikazio praktikoetara

herri honek kooperatiba lege berri bat behar eta merezi duela iruditzen zaigu hori dela eta gure uste osoa eta borondate guztia

gaur kooperatiba lege berri baten inguruan eta gure osoko zuzenketak dioen bezala jaurlaritzari izapide guztiak gauzatuta eta epeak arinduta lege proiektu hori lehenbailehen ganbarara helaraz dezan eskatzen diogu

zein den gaur egungo sektorearen egoera toña sailburu jaunak berak gai honi buruz barrio jaunak eginiko urriaren biko galderaren erantzunean

esan zuenaren arabera sektoreak oniritzia ematen omen dio lege proiektuari baina legebiltzarreko tramitazioari

euzko abertzaleen taldetik dei bat egiten dizuegu ganbarako talde politiko guztioi hau posible izan dadin

delikatua eta hika mika ororen gainetik denok behar gaituena gure borondatea ordezkatzen dudan legebiltzar taldearena

borondatea baldin badago legegintzaldi bukaerarako izan baitezakegu kooperatiba lege hau gure ekonomiaren eta are gehiago gure nortasunaren

berriro ere mundu mailako erreferentea dena industria finantza eta zerbitzuen munduan egiten dakienaren erreferente izaten jarrai dezan

aurrera begira antzematen diren erronken aurrean nahi bada ahal da eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna
zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa ez du hitzik hartuko euskal sozialistak taldearen ordezkaria itxaso jauna zurea da hitza

conmover el mundo cooperativo eskerrik asko itxaso jauna eh bildu taldearen ordezkaria den isasi jaunak dauka hitza

legebiltzarreko lehendakari andrea sailburu jauna toña jauna

jaurlaritzari eskatzen zaio kooperatibei buruzko lege proiektua bilkura aldi honetan ekar dezala indarrean dagoen legegintzaldian eztabaidatu eta

euskal herria bilduk bat dator eskaera horrekin barrio jauna

jakina da jaurlaritzak lege proiektuaren txostena egina daukala eta kooperatiba eta unibertsitate munduko adituekin hitz egin duela

maria ubarretxena gizarte ekonomiaren zuzendaria zenak

legebiltzarrean bertan egoitza honetan ondoren berriro ere aurkeztu zigun proiektua

berriak orduz geroztik ez dugu berririk izan eta hemen aipatu carmelo barrio jaunak aipatu duen ibilbidea egin du lege

esandakoaz aparte ez dugu ezagutzen zehatz mehatz zergatik jaurlaritzak baztertu duen kooperatiben lege proiektu egitasmoa baztertu badu ere

edo izan daiteke azkenik proiektua aldatu beharra ikusi duelako aitzakiak

legegintzaldi honetan kolpatu egiten gaituen krisiak oraindik sufritzen ari garena krisiak nahikoa

urteko kooperatiben legea eraberritzeko ezin ahantzi dezakegu krisiak

utzi dituela aipatu izan den moduan gure ekonomiaren ahulgunean eta kooperatiben ahuleziak ere

eztabaidatzeko eta onartzeko beste aldetik kooperatiben legea eraberritzeko etxebizitza kooperatibak arautu behar direla arrazoietariko bat da

bigarren mailako arrazoia da etxebizitza herritar askoren arazorik larrienetakoa da egia da eta etxebizitza

etxebizitzaren auzia ez da kooperatiben bitartez

etxebizitzaren auzia konpondu guran esaterako legebiltzar honek eztabaidatu eta onartu zuen etxebizitza legea barrio jauna zerorrek aipatu zenuen interpelazioan etxebizitzaren lege hori lege horren bere

etxebizitza duin eta egoki batez okupatzeko eskubide

eskubide subjektibo gisa etxebizitza legez modu egonkorrean okupatzeko eskubidea etxebizitza duin

eta egokirik ez dutenei etxebizitza lortzeko diru baliabiderik ez badute

xedapen gehigarriko hirugarrena puntuak azaltzen du irabaziz asmorik gabeko elkarteek bizitegi multzoak sustatzeko

araubidean garaia batean gaitasuna ekonomiko urriko herritarrek

premia biziko ondasuna etxebizitza lortzeko etxebizitza kooperatiba bada oinarrizko premia asetzeko bitarteak izan dira ez lanpostuak sortzeko ezta ere ekonomia suspertzeko tresna

gerora hasierako etxebizitza kooperatiben ondorio gisa edo

kooperatiba berri horietan autogestioa desagertu zen mozkinak lortzea

eraikuntzarako kooperatibak sustapenerako kooperatiben antzeko tresna etxeak eraiki bitartean sortu eta desagertzen direnak

eta hobariak eta etxebizitza erosleei ezartzen diete finantza arriskuak kooperatiba klase hauetan ez da autogestioa erabiltzen gehienetan langileek eurek sortutako kooperatibak bigarren lekuan izango genuke ekimen sozialeko kooperatibak esan genezake

sortzen dituzte kooperatiba hauek eta nolabaiteko autogestioa ereduari

azkenik jabeen kooperatiba erabilera lagatzen

eraikitzeko eta eraiki ondoren dirauen kooperatiba da hau da hain zuzen ere kooperatiben lege proiektuaren zirriborroan aipatzen den kooperatiba mota

ondorengoa bat etxebizitzak eta eranskina partaideen artean esleitzeko asmoz kooperatiben edo bestelako elkarte batzuen bitartez

egiteko beste modalitate batzuek gora behera irabazi asmorik gabeko elkarte pribatuek

higiezin bakar batean sustatu edo eskuratu ahal izango dute erabilera lagapeneko araubidean bere kideen bizitegi premiak asetzeko

gero aipatu egiten dira ez dut irakurriko legebiltzarkide guztiek ezagutuko duzuelakoan aipatu egiten du etxebizitza kooperatiba horiek zein ezaugarri izan behar dituzten etxebizitza duina

dagokiolarik guk babestu egin genuen

legea eta bereziki atal honetan iruditzen zaigu jabego pribatua baino

erabilera lagapenaren oinarrian sustatutako kooperatiba honen bitartez etxebizitzaren auziari irtenbide bat emateko

printzipioz ez dugu zuzenketarik aurkeztu eta ez dugu gutxietsiko carmelo barrio jaunak egindako interpelazioa eta haren ondoriozko mozioa iruditzen zaigu hemen eskubide osoko

ondo iruditzen zaigu eta bat gatoz orokorrean ez zaigu iruditzen egiten den lotura hori kooperatiben legea eta

kooperatiba eta bide batez etxebizitza eskubideen gaineko irakurketa zalantzazkoa da baina printzipioz ez zaigu gaizki iruditzen jaurlaritzari eskatzea bilkura aldi honetan konpromisoa baitzuen bilkura aldi honetan lege proiektua

aurkeztu zizkiguten zirriborroa ona txarra izan ganbara honi dagokio eztabaidatzea

eta horren txarra baldin bada atzera botatzeko legebiltzarrak egin beharko luke bai iruditzen zaigu eta hasieran aipatu izan dut

bai eskatzen du kooperatiben egoeragatik beragatik ere ganbara honetan eztabaidatzea zer irtenbide eman dakioken

hemen aipatu izan dira hutsuneak eta carmelo barrio jaunak aipatu

aipatu izan dira ere kooperatiben ibilbidean zeintzuk diren gabeziak

printzipioz defendatu egingo dugu gure botoarekin egiten den proposamena

lege proiektua ganbarari ekartzeko eta ahal dela legegintzaldia amaitu baino lehenago eztabaidatu eta hala badagokio onartzeko besterik ez
eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna erantzunen txandara pasatuz barrio jauna zurea da hitza

legebiltzarreko lehendakari anderea urrutia

dibertigarria izan da eta hemen denetarik entzun izan dugu entzun dugu

direla itxaso jaunak esan duen moduan eta

sektorearen krisia larria izan dela eta beldurra dagoela eta jaso berri dugun aldizkari honetan sailburuak

krisia kooperatibagintzan eragina izan duela baina

ikusi eta ikasiko duzue hiperbaton eta hiperbolea eta batzuk

bi ideiekin ordu eta laurdeneko diskurtsoa egiteko kapazak direla

aspergarria baina bere alde dibertigarria izaten du nik kooperatiba elkartasuna etxebizitza eta

elkartasuna adierazi nahi diot

jaunari ertzaintzak bere jopuntuan jarri izan duela eta elkartasunak eta kooperatibaz hitz egiterakoan eta burujabetasunaz hitz egiterakoan

katalunia errepublika katalana guk barrio

sinesten dugulako legebiltzar honek gaitasuna baduela erabakiak hartzeko baina baita ere sinesten dugulako beste herrietan nazio bian egiteko eskubide osoa daukatela horrexegatik amaituko dut nire interbentzioa esaten

eta visca errepublika kataluniakoa eskerrik asko isasi jauna

eztabaida amaituta bototara jarriko dugu

jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hamazazpi ez hogeita bederatzi abstentzio ondorioz onartuta geratu da osoko zuzenketa gai zerrandako hirugarren puntua mozioa jon azkue manterola euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

arrantza hitzarmena berresteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

eskatzen du heriotz bakoitza salatu behar dugu eta buru belarri inplikatu behar gara

eskerrik asko eskerrik asko

egun on guztioi arrantza sektorea

azkeneko hamarkadetan itsasoa eta lurra berez bi mundu desberdin dira baina

arazoak oso antzekoak dira izan ere elikagaien joan etorriak ez dauka mugarik

korporazio handien monopolioek markatzen dituzte europako nekazaritza eta arrantza politikak eta beraien etekin ekonomikoak

elikagaiak saldu eta erosi eraman eta ekarri merkantzia besterik ez direnez galtzaile nagusiak

ingurumen ikuspegiari dagokionez han eta hemen eztabaidagai izaten da ingurumen ikuspegi hori baina praktikak erakusten diguna da interes ekonomikoak irabazten diola beti lasterketa eta zentzu horretan deforestazioak lur ur eta aire kutsadurak

ez dio axola epe motzeko etekinak ateratzea baita garrantzitsuena

joaten naizenean eta parean ditudan arrainei begiratzerakoan baloratu dezaket arrain freskoagoa edo pixkat zimelagoa den baina hortik aurrera

jakin dezaket ez dago jakiterik arrain hori bizkaiko golkoan edo indiako ozeanoan arrantzatua den ez dago jakiterik itsasoan arrantzatua

harrapatua izan den ez dago jakiterik arrantzarako erabili den nolakoa izan den hau da sarekadan harrapatutako arrainaren ehuneko hirurogeia berriro itsasora hilik botatzen den hau da arrantza industrialak egin ohi duen moduan ala

erabilita arrantzatua izan den ez dago jakiterik ere itsasoarentzat erabat erasokorra

jasangarria ez dago jakiterik arrain hori euskal herrira itsasontzian hegazkinean edo kamioian etorri den ez dago jakiterik arrain hori arrantzaleei zenbat ordaindu zaien guk

baino bi bost hamar hogei aldiz gutxiago eta nola ez ez dago jakiterik arrantzaleen lan baldintzak

izan diren ala baldintza nolabait duinak eta hori da gaur egungo mundu mailako arrantza

interesatzen zaiona arrainaren atzean dagoena erabat ezkutatzea inolako informazio eta irizpiderik ez ematea hau da beste era batetara esanda korporazio handiei beraien etekinak mugagabe handitzen joateko herritarrak ezjakinak izatea interesatzen

irizpide sozial eta ekonomikorik gabe ingurumena eta osasunarentzat dena berdina dela sinestaraziz justo elikadura burujabetzaren printzipioaren kontrako norabidean azkenaldian saltoki batzuek informazio gehiago ematen hasiak dira eta

bide interesgarria dela iruditzen zaigu hori mundu mailako arrantza sistema honek noski eragina duela

lan eta bizi baldintzetan bi mila zazpian lanaren nazioarteko erakundeak arrantza hitzarmena onartu bazuen ere

kontutan eta arrantzaleen lan baldintzak oso kaskarrak dira munduko hainbat lekutan adostu dugun erdibidekoan

legebiltzarrak berretsi egiten duela lanaren nazioarteko erakundearen arrantza hitzarmena eta madrilgo gobernuari ere berresteko dio hori gertatu bitartean hala ere jaurlaritzak ere badu zenbait alorretan urratsak emateko aukera eta hori ere nolabait erdibidekoan jaso dugu arrantzale guztiek lan hitzarmen kolektiboak izatea badirelako baxuran eta

hitzarmen kolektiborik gabe laneko segurtasunean

berez lan gogorra izanik lan arriskuen inguruan urratsak ematen joan beharra dagoelako arrantzaleek oporrak hartzeko eskubidea izatea

kontratuak eten egiten direlako eta arrantzaleak parora joaten direlako atseden egunak izateko eskubidea lan gogorrak

gertatzeko arriskua gehitu egiten delako eta hileroko gutxieneko soldata edukitzea baxuran gaur egun betetzen ez dena eta arrantzontzietan atal sindikala izatea garatzeko dagoelako hau da jaso dena norabide onean urrats bat da eta orain

jarraipena egin beharko dugu besterik ez eskerrik asko eskerrik asko lazarobaster jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria tellería jauna zurea da hitza mahaiburu